arratsalde on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu bueno asier ez jarraimena

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena hidrokarburoen lege berriaren inguruan eztabaida eta behin betiko ebazpena

gustatuko litzaidake hastea galdera batekin uste dudalako

eta galdera hau botatzen dut ez esperantzarik

jasoko dudala besteak beste denok irteten garelako atril honetara

eta ez dut uste inork erantzuna emango didala baina bai uste dut ariketa

bakoitza bere buruan galdera honi erantzun bat topatzea eta galdera oso sinplea da zer lehenetsi behar dugu zer da garrantzitsuagoa dirua

ala ingurumena edo ingurumen osasuntsu bat disfrutatzea azken finean guretzako hori da hidrokarburoaren sektorearen

dagoen galdera lege aldaketa horrekin egiten dena da

jartzea biletez betetako alfonbra gorria euroz betetako alfonbra gorri bat hidrokarburoaren sektoreko legearen aldaketan egiten dena hain zuzen delako

eta tasa berri batzuk ezarri hidrokarburoen ustiapenari hain zuzen ere frackingaren ustiapenari eta suposatzen da

zerga berri horien kopuru batzuk erkidegotara bideratuko direla eta herrietara bideratuko direla

aldaketa horrekin lege aldaketa horrekin proposatzen da ere frackingaren

urteko ehuneko bata lur jabeei ematea beraz

diruarekin ama lurra erosi daiteke azken finean lege aldaketa horretan proposatzen diren proposamen ekonomiko horiekin

erosi ama lurra salgai jarriz gizartea erosi ingurumena salgai jarriz eta guretzako ingurumena ez dago salgai baina dirudienez pp

eta hiru alderdi horiek aipatzen ditut hiru alderdi horiek direlako madrilen hidrokarburoaren sektorearen lege aldaketari

pp upn eta pnv eta ahazten nuen beste bat foro asturias

amankomunean pp pnv eta upn bueno ba aspaldidanik dakigu hainbat gauzetan

hor ados jartzen dira hazkunde eredu berdina dutelako eta ikuspegi berdina ingurumena ikusterako orduan eurentzako ingurumena ez delako

babestu behar den ondare bat gaur egun disfrutatu behar den ondare bat eta hurrengo belaunaldiei utzi behar zaien

baizik eta gutxi batzuek euren negozioak handituta ikusi ahal izateko behar duten eremu fisikoa medio bat gutxi batzuei

ziurtatzeko hori da hiru alderdi horientzako ingurumena

oso ondo datorrela gogoraraztea momentu honetan ameriketako

batzuk asko jaten dutela eta oso ondo bizi direla gutxi batzuk diruarekin baina jan ezin da jan

bozketa honekin berriro ere agerian geratzen da guretzako

madrilen legealdi honetan energia arloan bi erabaki garrantzitsuak egon direlako madrilen alde batetik sektore elektrikoaren erreforma eta beste alde batetik hidrokarburoren sektoreko legea

erreforma horiek sektore elektrikoaren erreforma

esaten du erreforma hori izan dela energia berriztagarriek jaso duten eraso bortitzena alegia

europa mailan eta beste leku batzuetan esan energia berriztagarriak hornitzen duten eredu

ez erreforma elektrikoarekin egiten zena zen erregai fosiletan oinarritzen zen eredu bat sustatu eta babestu eta horren alde euzko alderdi jeltzalea egon zen ere esan ziguten garai hartan

babesten zutela erreforma hori erreforma elektrikoa babesten zutela lortu omen zutelako

peajeen kostuak aurreztea edo behintzat murriztea ikusteke dago hori benetan horrela izango den ala ez baina

erreforma horrekin ere herritar xumeentzako faktura elektrikoa igotzen jarraitzen duela apirilean ehuneko hemezortzia beraz beharbada industria gutxi batzuek etekin batzuk aterako dute baina herritar xume guztiok pairatzen dugu erreforma elektriko horren ondorioak

erabakiak madrilen eta hidrokarburoaren sektoreko legearekin berdina frackingari alfonbra gorria jartzen erreforma bat da eta zuek esaten duzue babesten duzuelako lortu duzuelako gasaren merkatuaren zati bat bizkaira

herritar xumeak pagatzen duten gasaren fakturan ez

gutxi batzuek egiten dutenen negozioetan noski baietz baina

inongo onurarik tira uste dut nahiko agerian geratzen ari dela zein den zuen jarrera madrilen eta hidrokarburoaren sektoreko legearekin nahiko agerian

abiaraztea prozesu arautzaile berri bat frakinga debekatzeko helburuarekin ingurumena eta osasunarentzako kaltegarria ez dela demostratzen ez den bitartean ez dugu debeku orokor bat eskatzen eskatzen dugu madrili eskatzea momentu honetan egiten ari den hidrokarburoen lege hori alfonbra gorria jartzen diona

gelditzeko ingurumenentzako eta osasunentzako kaltegarria ez dela demostratzen ez den bitartean uste dugu hau sinatzeko moduko

proposamen bat dela kontuan izanik kanpainan gaudelako eta kontutan izanik ppko eta

jarrera duten kanpaina honetan beraz ez da gure eskaera edo gure azken helburua

frakinga deuseztatzea pentsatzen dugula erregai fosiletan oinarritzen den eredu energetikoa agortuta dagoela baina tira

jarraitu nahi duzuela erregai fosilak ustiatzen behintzat deuseztatu momentuz hain kaltegarria den eta ingurumenentzako hain kaltegarria den
praktika hau eskerrik asko maeztu jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen
txandara pasatu euskal talde popularraren ordezkaria den

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd taldearen

euskal sozialista taldearen ordezkaria den rojo andreak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko mesedez isiltasuna mesedez isiltasuna

mesedez erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria maeztu jauna zurea da hitza

eskatuz madrili lege hori lege horren tramitazioa geratzeko

nahi duzue lege hori tramitatzea posible da frackinga egitea eta posible da borondateak erostea euro batzuen truke ez zer lortzen duzue lege honen tramitazioarekin zer paktatu duzue gas merkatu bat bizkaian hori da egiten duzuena

gutxi batzuentzako negozio bat handitzea edo iraunaraztea denon osasunaren truke hori da egiten duzuena nortzuk daude merkatu horren atzean nortzuk daude iberian gas hub horren

eb guztiok diru publikoarekin hemen ere diru publikoa sartuta

gehi ibedrola uste dut ondo ezagutzen duzuela ibedrola hor daukazue kolokatuta atutxa mario fernandez xabier de irala edp natur gas or dago sartuta lagun batzuk karneteko lagun batzuk daukazue or kolokatuta endesa

uste dut badakizuela nor den momentu honetan repsoleko burua

sartuta eta kutxabank ere zuen negozio pribatua bihurtu duzuena beraz zuek madrilen ez duzue herri honetako interesak defendatzen zuen ordezkaria madrilen komertzial hutsak dira

hutsaren lana egiten dute madrilen eta ez etorri hona esatera beraz

euskadira inongo onurarik soilik betiko bezala ingurumen ustiatzea gutxi batzuen etekin ekonomikoak iraunarazteko

maeztu jauna euskal talde popularraren ordezkaria den lópez de ocariz anderea zurea da hitza

nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea mistoak ez du hitzik hartuko

o no nada más eskerrik asko rojo andrea
euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den carro jauna zurea da hitza

jartzen da eh bildu taldearen legez besteko proposamena bozkatu dezakegu

hogeita hemezortzi ez ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez bat abstentzio berdinketa dagoenez berriro bozkatuko dugu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez

osoko bilkurarako utziko dugu gai zerrendako seigarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

informatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda prieto jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den lopez de munain

bai arratsalde on gaur mahai gainean daukagun eztabaida benetan interesgarria dela esan dezakegu jada ganbera honetan eztabaidatua eta onartua izan zen

ingurukoa proposamen hartan eskatzen zen herritarrei produktu horien inguruan ematen zitzaien informazioa

alegia herritarren zerbitzura jartzea produktuen inguruko kostu etekin arrisku azterketa inbertitu eta euren aurrezkiekin espekulatu

en su informe horixe da hain zuzen dibidendu bankarioen eta inbertsio fondoen errealitatea baina harago joan gaitezke setemek egindako txostenarekin

finantziarioen inbertsioen harira egindako ikerketa erreal baten ondorioz

gure iritziz garrantzitsua da ezagutzera ematea da alegia beharrezkoa da herritarrek jakitea espekulazioaren etekinak nondik ateratzen diren

eskerrik asko lópez de munain jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jauna zurea da hitza

tellería jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa maneiro jauna

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria lópez de munain zurea da hitza

tellería jauna zurea da hitza eskerrik asko

eztabaida amaitu denez botoetara jarriko dugu euskal sozialistak eta eusko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita bederatzi eman dugu bozka berrogeita bederatzi bai hogei abstentzio